bai arratsaldeon osoko bilkurari jarraia emango diogu gai zerrendako zazpigarren puntua
eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eta erreparazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

nazio batuen erakundeetako hiru instituzio ezberdinek

egin zioten bisita orain dela hilabete batzuk eta horren ostean eskaera argi bat egin zuten hau izan zen bi mila hamalauko

desagerketarako lantaldeak euskal herrian egon zen legebiltzar honi bisita ofiziala egin zion gurekin egon ahal izan

espainiar estatuari ere bisita bat egin zion azkenik nazio batuetako bortxazko desagerketarako batzordeak

egindako aldikako azterketa egin eta gomendioak ere luzatu zituen hiru erakundeek hartutako erabakietan zuten kolpe faxistaren osteko eta frankismoaren gaua luze hartan zehar gertatutako gizateriaren kontrako krimenak adierazten zuten krimen hauek ez direla preskribatzen nazioarteko legediaren arabera

epaitu edo estraditatu egin behar dutela horren egileak no soy amigo de latinajos

gobernuz kanpoko erakunde eta euskal herriko mugimendu memorialista ia aho batez bat dator aldarrikapen legebiltzarraren giza eskubideen batzordean entzun ditugu behin baino gehiagotan gai honekiko estatu espainolak duen nagikeria salatu dute espainiar erreinuak bere betebehar ditu gizarteriaren kontrako krimenak argitzeko nazioarteko

egia justizia oroitzapena eskubideak babestuz bake eta bizikidetzaren

bere garapenean onartzen dut memoria historikoaren programa bat agertzen dela eta bere oinarria eta bere garapenarekin

ekintzekin nahiko ados natorrela

asetzen nauela hala eta guztiz ere ez da diskurtso kontu bakar bat ez da

kontu soila aurpegia jar diezaiogun

batera heldu gara eajko talde parlamentarioarekin eskertu nahi dudana bertan esaten dudan moduan eguneratzen dugu nazioarteko instantzia hauek espainiar estatuari eskatu dutena forma aldetik jasotzen

berdin berdina da gasteizko udalean eta arabako batzar nagusietan onetsi zena orain dela hilabete batzuk eh bildu eaj pse eta

zabaltzen dugu iniziatiba oinarrizko iniziatiba oinarrian aipatzen genuen desagertuen fokua eta baita ere gizakeriaren kontrako beste delituak ekartzen ditugu

haurren bahiketa jasarpen eta errepresio politikoa erabaki honekin gaur berritu nahi dugu frankismo

burutu duen erregimen horren kontrako irmoa gaur hartuko dugun erabaki honekin berritzen dugu biktima horiekiko gure konpromisoa justizia

guztiei memoria gordetzeko eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna legebiltzar kideok arratsalde on

eskerrik asko unzalu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ramírez escudero jauna zurea da hitza

lehendakari proposamen honen aurkezpenarekin francoren erregimenak errepresaliatu zituenentzako oinarrizko hori gauza lortzea baino ez dugu bilatzen

justizia izateko eskubidea eta konpentsazio duina izateko eskubidea baita eta jendarte osoa aintzat harturik errepika ez dadin bermatzeko beharrezko

eskerrik asko ramírez escudero jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko berriro ere

nagusietan onetsi zen testu berdina ekarri dugula gaur

horregatik egia da aldaketa bat egon da eguneratu dugu ekimen honen helburua baina baita ere pentsatzen genuelako horretan aurkitu ahal izango ginela eta horrela zure taldearen babesa ere

aipurik ez zela egiten ulertzen dugulako hori dela

hori nolabait fortzatu nahi badaude gaur egun kongresuan iniziatibak honen inguruan gaur bertan ateratzen zen

ppkoak izan ezik talde guztietako senatarien ordezkaritza bat osatu dutela batzorde bat nazio batuen errelatore hauek luzatutako gomendioak nola bete daitezkeen aztertzeko

aipamen bat egitea memoria historikoaren lege horri

horiek aitortzeko baina ez du ahalbidetzen biktima hauen justizia osoa jasotzeko eta bere biktimarioek ikertuak jasartuak epaituak eta zigortuak izateko eskubidea

tresna lagungarri bat eta espero dut horren alde jarraitu ahal izango dugula

jurídico y político eskerrik asko arzuaga jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

en ningún caso su enmienda de transacción eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ramírez escudero jauna zurea da hitza

eskerrik asko ramírez escudero jauna amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zortzigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

beharrezko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda gallastegui andreak dauka hitza ekimen aurkeztu eta

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

garrantzizko arazo sozial baten aurrean gaudela errepideko segurtasuna izan ere munduko osasun erakundearen arabera urtero munduan milioi bat berrehun mila pertsona hiltzen dira trafiko istripuen ondorioz

euskadiko kale eta errepideetako istripu kopuruetan eboluzio positibo eta etengabea

bukatzeko aitortu beharra dago euskadiko datuak positiboak direla baina lanean jarraitu beharra dagoela istripuak eta bere ondoriozko heriotza gutxitzen

adostutako erdibidekoa hori babestea eskatzen diegu gainontzeko

eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz

mila esker eta arratsalde on denoi talde sozialistak aurkeztutako proposamenari guk ere ez diogu zuzenketarik aurkeztu eta bai proposamena bera zein lortu den erdibidekoa biak babesteko intentzioz gatoz eta hala egingo dugu bat gatozelako istripuen biktimak hobeto babestu beharrarekin formazioa inoiz ez dagoelako soberan eta beharrezkoa delako eta bistan delako oraindik lan handia dagoela egiteko sentsibilizazio alorrean

proposamenaren zioan esaten den zerbaitekin eta hortik abiatu nahi nuke zertan gauden ados eta gauzak errepikatzea baino eztabaida gehiago aberastuko duelakoan zioan esaten da istripuaren gutxitzearen arrazoi nagusia zehatze neurriak zigor neurriak izan direla uste dugu ez dela horren sinplea

hori begiratu besterik ez dago horretaz ohartzeko bestelako neurri asko

zerikusia dutenak beste mugikortasun eredu batekin

helburu nagusia bistan da istripuak ekiditea da hortaz esan genezake arauak ondo ezagutzeak eta arauak

horrek ezingo dugu esan automatikoki zero istripu ekarriko duenik nire ustez hori nire uste apalean hori esatea sinpleegia litzateke ez dut esaten

baina hori esatea sinpleegia litzateke neurri asko eta osagarriak behar dira sentsibilizazioa bai arauak eta mugak bai baina ez horiek bakarrik

era askotara landu behar da eta esparru askotatik eta horretan urratsak ematen diren bitartean bistan da biktimekiko arreta beharra

ezin dugula ahaztu baina zentratu gaitezen biktima berriak ekiditeko norabidean egin beharrekoan gure ustez oso garrantzitsua presente

eta beste esparru batzuetatik ere jorratu beharko genukeena

gure herri eta hiriak kotxeei erraztasun guztiak emateko prestatuak daude modu orokor batean begiratuta eta horri buelta ematen hasteko garaia delakoan gaude urtetan sortu den kultura oraindik gailentzen zaigun kultura hori landu den hori nahi edo ez nahi modu zuzenean eta zeharkakoan aldatzeko egindakoaren ondorioz

herri bateak erdigunean oinezkoak lehenestea erabakitzen duenean

edo bidegorriak egiteko aparkalekuak kendu behar izaten direnean nahiz eta jakin istripuen aurka egiteko modua ere badela eta garrantzitsua kotxe pribatua bazter utzita bestelako mugikortasun bideak nagusitzea ahaztu egiten zaio

herritarroi askotan txofer ez garela denok baina oinezkoak bai edota erdigunean babesteko oinezkoak babesteko gehienezko abiadura hogeita hamar kilometro ordura mugatzea oraindik ere

baina prebentzioaren ikuspegitik garrantzi handia duena istripu kopuru handia baita oraindik egun

adinekoen artean bereziki trafikoa bizkortzeko neurriak izan ohi dira nagusi urtetan eta esango dugu baita prentsa onenak dutenak ere

ba hain justu ere trafikoa ez azkarrago edo fluituago edo hobeto joan dadin

oinezkoen bidea zaildu eta luzatu egiten duen beraz

beste kultura bat sustatu behar dela eta horren aldeko neurriak hartu behar direla beste asko ere aipa genitzake errepideen mantenu egokiaren garrantzia esate batera behar diren errepideak eta ez gehiago egiten

hauen mantenu egokia eta sentsibilizazioa eta formazioa aipatzen denez duena baino zabalkunde handiago behar luke bide heziketak hezkuntza esparruan gaztetxoen hasita egin behar baita bidea egia da ez bakarrik gaztetxoenekin baina baita

helduak izango direlako eta hauekin eta gainerakoekin guztiekin noski beste eredu batera joan behar dugu pribatuaren gainetik publikoa gailenduko dena

gailenduko dena eta horren baitan mugikortasun premia gutxitzea ere bilatuko duena

gutxiago mugitu behar izatea ere bai eta jerarkia bat errespetatuko duena

eta kalitatezko garraio publikoa hortaz babesten dugu proposamena bistan da egin beharreko bidean badelako urrats bat baina aldi berean uste genuen gaurko eztabaida honetan ikuspegi murritzegi horretara mugatzeak benetan egin beharrekoaren garrantzia eta tamaina

gainerako neurri guztiekin bat egiten dugula besterik ez mila esker eskerrik asko

gracias eskerrik asko gallastegui andrea euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

de lograrlos besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna maneiro

ez beitialarrangoitia zurea da hitza bai zure baimenarekin bertatik

eta bereziki garraioaren eta mugikortasun ereduaren ingurukoa

nire ustez ez da hain inportantea bizi edozein tokitan eta berdin pagatzea

niretzat tarifa hori eramangarria da eta zuretzat ez niretzat hori baino askoz hobea da denok garraioa erabiltzeko aukera bera izatea

zuk gutxiago pagatzeko beraz kontua ez da garraioa toki guztietatik berdin kopagatzea da

beraz uste dut hori dela inportanteena eta ados nago horretarako herrialde

beste modu batetara lan egin behar dela eta abar eta abar baina uste dut matiz hori inportantea dela besterik ez